ogasun eta ekonomiako sailburuari egina euskadik bi mila hogeian onartutako aurrekontuak izatearen garrantziari buruz arruabarrena jauna zurea da hitza

lehendakari jauna egun on azpiazu jauna fetxa hauek egun bereziak izaten dira eta ez bakarrik gabonak datozelako

negoziatu egiten dira eta jaurlaritzak egin du bere ibilbidearen hasiera hau orain dela hiru aste batzordean azaldu zenuten aurrekontuak eta

negoziaketa bat ematen ari da ematen du elkarrekin

negoziaketa ariketa inportanteenak eh bilduk eta alderdi popularrak

prestutasun handirik ez dutelako erakutsi gure alderdiak noski

hamar eurotik zortzi politika sozialetara

gizon eta emakumeen arteko berdintasunera bideratzen duelako eta ehuneko bost ingurugiroaren aldeko defentsan oro har

negoziaketa arrakastatsu bat izateko eta hurrengo urtera begira aurrekontu batzuk izateko orokorrean hausnarketa txiki bat egitearren gizarteak nolabaiteko ezinegona daukala gauzak azkar

egokitzeko denborarik ez daukalako eta gure ustetan erakundeek eta baita politikariek baita legebiltzar honek ere helduleku bat eman behar dio gizarteari ziurtasun heldu leku bat eta gure eskuan dagoen guztia egin behar dugu baita legebiltzar honetan ere helduleku hori

eskaintzeko hurrengo fetxei begira beraz eskatuko genuke legebiltzar honetan talde biltzarkide hauek helduleku hori eskaintzea

benetan akordiorako nahi horrekin akordio bat onestea beraz behin hau esanda galdera erroldatuta dagoen moduan botako dizut azaldu al zeniguke sailburu jauna zein garrantzitsua den euskadik

onartutako aurrekontu batzuk izatea etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok

a esforzar herritarrekin ditugun konpromisoak bete behar ditugu ongizatea bermatu behar dugu eta garapen ekonomikoa eta enplegua indartu

etorkizunera begira euskadin inbertitu behar dugu euskadiko europako hamabostera

dagokionez gobernu gisa euskal kontu publikoen kudeaketa egoki eta zorrotzaren

arduradun gara gure aurrekontuak errespetatu egin behar ditu dagozkion aurrekontu esparru ekonomikoa eta eskumenen esparrua ere

forma ematean funtsezkoa da errealismoa eta pragmatismoa oinarri

azpiazu jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera

espainiako futbol selekzioak san mames barrian jokatuko dituen

gracias señora presidenta egun on denoi egun on urkullu jauna bi mila hogeiko ekaina bilbo san mames barria goraino beteta

topera eta mundu osoko milioika ikus entzule ere adi adi

telebistatik ari begira espainiako selekzioa

musika hasi da txunda txunda zu palkoen agintarien artean jesarrita

eta errespetagarria da beste batzuei ba behar bada tripa nahastu eta hori ere errespetagarria

errespetagarria baliteke zaleak txistuka hastea hori ere klasikoa da

txistuka baina badaude egon beste aukera batzuk ere zuk ez duzu uste momentu hori aprobetxatu behar dugula munduari esateko

ez dugu aukera hori baliatuko munduari adierazteko guk ere gure selekzioa animatu gura dugula eta

hori erabakitzeko eskubidea zer dio basque country strategyk horren inguruan

mr president eskerrik asko agirre

eusko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on agirre andrea

yes begira agirre andrea denok bat gatoz

euskadi basque country estrategiaren baitan hainbat lan ildo jarraitzen ditugu gure herriaren nazioartekotzean aurrera egiteko europako futbol txapelketa eta bilbon jokatuko diren partidak europan ez ezik mundu zabalean kokatuko dute euskadi kokatu egingo dute euskadi

piztu edo pizten dituztela eusko jaurlaritzak

askatasuna eta bizikidetza defendatuko ditu norbanakoen bizipen eta sentimendu horien adierazpenetan eta horrekin batera gure konpromiso jaurlaritzaren konpromiso eta hain zuzen ere kultura eta hizkuntza politikarako sailaren konpromisoa eta jardunbideetako bat da

euskal selekzioen nazioarteko aitortza lortzea futbolean eta bestelako hainbat kiroletan ere horretan dihardugu

aldarrikapena ere egiten dut agirre andrea baina euskal gizarteak aldarrikapena baino gehiago eskatzen digu eguneroko lana urtez urte urratsak ematea eskatzen digu eta horretan jarraituko dugu horrek ere zalantzarik gabe agirre andrea

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna agirre andrea zurea da

hitza thank you for being so clear mister president futbol partida bat ez da bakarrik

ikuskizun bat eta hori ondo dakigu denok ikuskizun bat bakarrik balitz ez legoke

selekzio ofiziala edukitzeko baina espainiak ez du nahi eurek

jasota legoke estatus berrirako pse eta podemosekin egin duzuen akordioan ezta eta hori ere kendu egin behar izan duzue ezta

eta berriro eta ez daukagu ezta gure selekzio ofiziala edukitzeko eskubiderik ere gales

eta bere selekzio ofizialarekin jokatuko du eurokopa geurea hori normalidadea da geurea urkullu jauna anormalidade demokratiko bat da orain dela bost urte zuk

euskal selekzioak eurokopan jokatuko zuela eta ez duzu lortu hori ezta eta selekzio ofiziala izatea ere onartzen ez badigute zelan

erabakitzeko eskubiderik ez ezta urkullu jauna eurokoparen eskaparate handi hori aprobetxatuta urrats bat emanez gero erabaki nahi duen herri honen alde ez duzu uste

jarraituko zaitula erabaki bat hartu beharrean zaude urkullu jauna

erabaki behar duzu zer gurago duzun euskaldunon aukera bakarra la roja txalotzea izatea ala gure selekzioaren alde egitea

amaitu zaizu denbora lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea agirre andereñoa

andrea ez misses esan duzu lehen bueno gatozen seriotasunera

agirre andrea ez da bakarrik futbol ikuskizuna

sortu zen aukera hau san mames berriak bilbok eta euskadik baldintzak eta bermeak betetzen ditugulako izan ere euskadi mundu mailako ekitaldi handiak hartzeko eta antolatzeko berme guztiak eskaintzen dituen herria garela erakusten ari gara

eurokopa eta horien inguruan mundu osoan izango dugun oihartzuna testuinguru horretan kokatu behar ditugu bi mila hamaseiko eurokopa txapelketa adibidez

bataz beste partidako ehun eta hamaika milioi ikus entzule beste alde batetik horrelako ekitaldiek gure hirietan duten eragin ekonomikoa ere

hoteletan eta beste sektoreetan aberastasuna uzten dute ez da bakarrik futbol ikuskizun bat zuk esan bezala agirre andrea kirol ekitaldi jendetsu eta oihartzun handiko baten aurrean gaude

milaka pertsonei bisitatuko dute euskadi eta gure kaleetan ibiliko dira espero dut gure kultura museoak edo baita gastronomia ezagutzeko aprobetxatuko dutela ere

munduko mapan kokatuko gaituzte beraz eman diezaiogun ekitaldi honi daukan neurria eta izaera eman diezaiogun agirre andrea merezi duen aukera
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi egun on lehendakari jauna gaur egun jakin badakigu arrazoi desberdinengatik euskara ikasteko aukerarik ez duten pertsona asko daudela euskadin eta

ekonomiko eta sozialarekin lotuta daude beraz nola egingo dio aurre jaurlaritzak euskalduntzea lortzeko desberdintasunak gainditu ahal izateko

eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

arreta egokia ematen arrazoi ekonomiko eta sozialengatik

aukerarik ez duten pertsonei hori ez da horrela bollain jauna egoera ekonomiko edo sozial zailean dauden pertsonek euskara ikasteko aukera eta erraztasunak dituzte alde batetik langabezian dauden pertsonek euskara doan ikasteko aukera dute ikastaro hauen kostua

laurehun ikasle daude edo dago ikasten euskaltegietan ikasturte honetan

etorkinek adibidez etorkinek doakoa dute euskara ikastea programa horretan hirurehun eta laurogei ikasle ditugu eta ikasturtean zehar gehiago matrikulatuko dira

udalek finantzatzen dute hirugarrenik bollain jauna diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonek ere

udal ugarik ezarrita dituzten beken edo tasa hobarien bidez eta laugarrenik helduen euskalduntzean ere arreta eta laguntza bereziak eskaintzen dizkiegu

hauxe da egun egoera zailean egon daitezkeen pertsonen beharrei erantzuten edo erantzuteko dugun eredua eta ditugun laguntza publikoak

baina laguntzak egon badaude eta ez izan zalantzarik etorkizunean ere egongo dira eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna bollain jauna zurea da hitza

pentsatzen dugu zuk aipatu dituzun politikak eta neurriak ez direla nahikoak beharrezkoak dira noski baina ez nahikoak eusko jaurlaritzaren hizkuntza politika

ikaskuntza lortzeko zailtasun objektibo gehien dituzten kolektiboekiko hau da herritar guztien aukera berdintasuna bermatuko duena eta euskalduntzea modu aktiboan sustatuko duena errealitate kontrastatua da euskadin badirela pertsona asko euskara ikasi nahi bai baina ezin ezin dute arrazoi ekonomikoengatik

kontziliazioarengatik edo gure hizkuntza normalizazio prozesua zailtzen duten beste hainbat arrazoi batzuengatik eta aldi berean eten soziolinguistiko bat sortzen da ondorio garrantzitsuak dituena

hezkuntzan kulturan edota administrazioarekiko harremanetan eta hitz egiten zenuen lanbiden dauden pertsonei buruz adibide deigarria da inkesta soziolinguistikoaren arabera eta lanbideren datuen arabera lanbiden apuntatuta dauden pertsonen

datu horiek adierazten digutela gizarte arrakala handi baten aurrean gaudela eta horrek hizkuntza politikaren orientazioa eta eguneratzea eskatzen duela eta egia da lanbidek euskara ikastaroak eskaintzen dituela baina datu hauek ikusita baliteke langabeen euskalduntze prozesuaren birplanteamendu integral bat behar izatea

desberdintasun egoeran dagoen beste kolektibo bat eta zuk aipatu duzuna

euskal hezkuntza sistematik kanpoko gazteak edo zaintzaren sektorean lan egiten duten emakume prekarizatuak izanik eta azken finean prekarizazioa eta lanaldien ordutegien ondorioz ezinezkoa zaie euskaltegiak eta hizkuntza eskolek eskaintzen dituzten ordutegietara egokitzea baina gutxi balitz

eta emakumea bada badakigu baldintzatzaileak are handiagoak direla eta hemen esandakoak arreta jarri nahi dugun kolektiboetako batzuk besterik ez dira baina beste hainbat kolektibo ere azpimarra ditzakegu urtero

uko egiten dioten eta arreta berezi behar duten milaka pertsona baitaude euskadin

kolektibo guzti horien errealitatea eta egoera ezagututa neurri zuzentzaileak ezarrita bokazio demokratikoa eta inklusiboa duen hizkuntza politika baten bidez gainera elkarrekin podemosetik euskadik pertsona horiek euskara ikasteko benetako doakotasuna bermatzeko eta erraztasunak emateko behar adina baliabide badituela ze

gure gizartean irekitzen ari den hizkuntza arrakalari

badela eta premiazkoa da honi aurre egitea egoera jakin batzuk kronifikatu baino lehen eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

aurreko erantzunean aipatu egin ditut langabezian dauden pertsonak etorkinak direnak

nola garatzen ari garen orain arte lau talde edo lau multzo horiekin beharrezkoak direla neurri horiek aitortzen duzu eta

eta proposamen berriak badituzue aztertzeko aukera dugu eskuartean ditugun proiektuen berri

nola laguntza txertatu euskara prestakuntza profesionalean bestetik datorren urtean be bi maila arteko doakotasuna bermatuko dugu maila egiaztatzen dutenentzat eta neurri hau bollain jauna edozein herritarrentzat bultzada eta pizgarri handi bat izango da edozein herritarrentzat gazteei zuzendutako euskara ikastaroen arloan eta gazteen artean erabilera

euskal herriko unibertsitatearekin ahalegina nabarmendu behar da aurten matrikulatutako berrien edo matrikulatu berrien ehuneko berrogeita hamabik berrogeita hamabik gutxienez ikasgairen bat euskaraz hartu du helduen euskalduntzean ere arreta jartzen jarraitu behar dugu

eta horien artean galdera honen sorburuan dauden pertsona horietan guztietan ere bai

gai zerrendako laugarren puntua galdera susana corcuera leunda euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina

euskadiko turismo enpresen lehiakortasuna hobetzea bultzatzeko bideratu diren

corcuera andrea erantzuteko pérez andrea zurea da hitza

eskerrik asko pérez andrea gai zerrendako bosgarren puntua galdera

alfonso jauna zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor alonso sigue usted

mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina aurrekontuetan klimaren aldaketaren kontrako ekintzan aurrera egiteko dauden partiden inguruan otero jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko eta egun on guztioi gaurko ariketa gaurko galdera

benetan larrialdi klimatiko egoerari aurre egiteko eta nola islatuko duzun aurrekontuetan

zuriketa ariketez eta ezin dugu onartu aurrekontu hauei klima larrialdiari egokitutako aurrekontuak deitzea harrituak gaude bai zuek bai zuen pretendienteak direnak hori egiteaz oso harrituak larrituak lehendakariak udan larrialdi klimatikoaren deklarazioa egin zuen eta esan zuen aurrekontuak horrekin koherenteak

baina ez duzue egin nahiago izan duzue propaganda egin

ingurumen aurrekontuak omen ehuneko bosta direla ingurumen aurrekontuak ehuneko zero koma hogeita seia dira esan dena baino hogeita bost aldiz gutxiago

klimatikoki aurrekontu ia ia berdinak ekarri dituzuela

eta nik ez dakit agindua gobernu kontseiluan edo administrazio kontseiluan deitu nahi den bezala edo non eman zen baina horrelako zerbait izan zen ez dakit azpiazu jauna izan zen edo lehendakaria bera hau da hartu sailburu bakoitzak

pote berde bana eta azpimarratu berdez ahalik eta

solvente eta ez da zurea bakarrik kontua akats orokortua da nik uste dut gai honetan onartezina dela seriotasun falta eta seriotasun falta ikusten da aurrekontuen klabeak aurkeztu zirenean esan zen

genero ikuspegia eta euskadi jasangarria aurrekontu klimatikoa eta esaten zen bostehun eta berrogei milioi egongo zirela ikus

bostehun eta hamar milioi dira o sea dokumentu berean

iruditzen zaizue hori gobernu serio baten benetako ariketa bat kontsideratu dezakegula nik ez behintzat

aurretik bada ere duda bat argitu nahi dut hau galdera moduan doa eranskin klimatikoan zure departamentuan ez da agertzen elektrizitate

eta beste batzuetan agertzen da zergatik da hau zergatik adibidez ez da sartzen euskotrenbide sarearentzako elektrizitate berde partidarik harritu nau o sea dagoeneko berdea erosten delako eta ahaztu zaizue jartzea edo nola da asuntoa sin más hori galdera bezala uzten dizut bestea da

eskerrik asko otero jauna jaurlaritza tapia andrea

zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok
egun on guztioi bueno otero jauna eskertu behar dizut azkenean interpelazioarenaz

eta denbora pixka bat daukagu horretarako zentzu horretan beti aipatzen dugu eta agian egun horretan eta hasiko naiz atzetik

baina beti esplikatzen dugu eta hasiko naiz aurrekontu osoa baldin bada aurten hamaika mila zazpiehun eta hirurogeita hamalau milioi eurotakoa beti esaten dugu hortik badaude beti

abiadura handiko trenarenak aipatzen dugunean gure sailari dagokionean bederatziehun eta hirurogeita bi koma zazpi milioi euro direla jartzen du baita ere eta

gestio kredituak eta aipatzen dugunean ekonomia produktiboa eta azpiegituretan kontutan hartzen ditugula aldaketa klimatikoaren

eta aipatzen da zehazki laurogeita hamabost dira gestio kredituak horrela da beraz gauza bat da

nahi duzun bezala egin genezaken eta horregatik erantzun nizun ez

ez dira gureak zuzenean beraz leku batean kontabilizatu behar dira egia da eta horregatik daude gainera gure esplikazioan horrela jarrita gestio kredituak dira beraz

aipatu behar da esan genuela gure aurrekontuetan zer daude politikak

euro esaten genuen proiektu teknologikoak eta ia hamabi milioi euro zuzenekoak esaten genuen

aurten izango duten ibilbidea eta izan zitekeela gehiago ze benetan proiektu teknologikoak aldaketa klimatikoaren kontra zuzenean eragin dezakete edo

zuzenekoak ia hamabi ziren aipatzen genuen mugikortasun jasangarria eta esaten genuen transporte ferroviario

va más allá y nola zuriketari buruz asko gustatzen zaizun hitz egitea egin duzu analisia autoak baldin badira gasolinakoak edo baina zer gertatzen da auto elektrikoak baldin badira akaso ez da gauza bera gertatzen

zuriketaz hitz egiten askotan aipatzen dugu momentu honetan bateria elektrikoak ez dira europan garatzen txinan garatzen dira eta

ze pentsatzen dugu bateria elektrikoak momentu honetan erabiltzen dituztenak auto elektrikoak erabat garbiak direla baina horiek produzitzeko ere txinan

baizik eta justu kontrakoa ikatzetik datozen energiak dira

hartu beharrekoak dira beraz ados nago zurekin orokorra egin genezakeela

eta gainera behin baino gehiagotan aipatu dugu kasu honetan baliabide gutxien dutenak

hirietan isurketak gutxiagotu egin behar ditugulako eta horrek

lagundu egin behar ditugu baita ere modu desberdinetako autoak erosten beraz gure politika bai da aldaketa klimatikoaren kontra ez dugu guk esaten baizik eta
azterketa tekniko desberdinetan oinarrituta daude eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea otero jauna zurea da hitza

eta hemen aukera daukazula errektifikazio bat egiteko ze zuk esan zenuen ez zenutela kontatzen klima partida bezala

desglosean agertzen da klima larrialdiari aurre egiteko politika eta partida bezala bale gero emisioen inguruan esan dizut

edo erreferentzia desberdinekin izan dezakegu hori gauza bat da

ez inputatzea inbertsio hori klimatikoa baldin bada hori bai onartezina dela ze ez du balio abiadura handiko trena azken hamabost urteetan esatea ez dela

onura klimatikoa baldin baditu gure buruari egoztea hori da tranpa egitea eta tranpa egin nahi baldin baduzu berdina esaten dizut o sea azpiazu jauna bi mila hamazazpiko aurrekontuak abiadura handiko trena sartzen baduzue

askoz gehiago ziren hauek baino larrialdi klimatikoaren aurrekontuak baino beraz mesedez rigore pixka bat eta errektifikazioa baten zain nago oraindik esaten dugu aurrekontuak zuen aurrekontuak ez direla diseinatu eta ez direla ondorioz aldagai klimatikoa

jarrita baizik kontrakoa gero saltzeko azpimarra berdea egindako aurrekontu batzuk dira hau da umiltasun pixka bat aplikatu ordez eta zure departamentuan esan ordez aurrekontu hauek dira aurreko urtekoak bezalatsuak baina badago igoera bat

hamar milioikoa hamabost milioikoa hori esan zenezake eta hori egia da baina ez hori ez zen nahikoa larrialdi klimatiko aurrekontu zalapartatsu batzuk jendarteari aurkezteko eta ziaboga benetan egin beharrean jasangarritasun energetikoaren legearen ehun milioiak mahai gainean jarri ordez zure departamentuan

ehun milioiko igoeratik horietatik hirurogeita hamabosteko igoera partida bakarrean egon da atzo esan nizun

araban bizkaian eta gipuzkoan datorren urtetik aurrera hasita eta urte bat bakarrean fallatu gabe urtean ehuneko

isuriak eta oso ondo dakizue tapia andrea zuk ere bai aurrekontu hauekin murrizketak ez direla egongo
emisioetan bale ja tranpekin eskerrik asko otero
jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea bueno otero jauna umiltasuna eskatzen duzu

lezioak ematen dizkiguzu hemen zu bakarrik bazina hemen dakiena agian

baina atzo esan zizuen baina hemen nolabaiteko zertifikatuak ematea zuk umiltasunari buruz ekologismoari buruz eta hainbat gaiei buruz

ez da onargarria aipatzen ditugunean hainbat eta hainbat partida direnak jasangarritasunari lotutakoak eta aldaketa klimatikoaren kontra egitekoak

egiteko hainbat lan mota egin behar dira eta iruditzen zait egongo dela agian zerbait ihes egin diguna zorrotz saiatu gara ibiltzen zer partidak eragiten dion eta zerk ez eta saiatu gara oso ondo kontrolatzen eta baita ere aipatu nuen egun horretan nolabait batzordean ikerketari buruz oso oso

direla beraz benetan zorroztasunez begiratuta seguru nago oraindik ere gehiago bilatuko genituela baina asuntoa ez da diren laurehun edo diren bostehun baizik eta benetan atzetik zer dagoen eta zein den eta hori oso argi dago aipatzen zenuenean baita ere zein diren gure departamentuan eta aldaketa klimatikoa eta aurrekontuak

baina esaten nuenean nolabait aldaketa klimatikoari aurre egiteko partidetan zein ziren eta beste alde batetik gure sailari

zein ziren handiketa zein ziren hazkundeak nahiko argi esan nuen nik neuk bi zirela nagusiak eta seguru dakizuela o agian hor ere nahastuta ibili nintzen baina esan nuen

sailean zirela finkatuz funtsa eta euskal energiaren erakundean

energetikoari eta energia berriztagarriei lotuta eta horiek zirela aldaketa nagusiak

bat batean atzo esnatu dela gobernua eta erabaki duela aldaketa klimatikoaren kontra egitea ez baziren partida batzuk eta baziren politika batzuk aspalditik datozenak eta ez gobernu honetatik bakarrik urtetatik datozenak sakondu egin behar direnak eta mantendu egin behar direnak

aurreko aurrekontua ez da aldaketa klimatikoaren kontra eta oraingoa bai baizik eta oraingoan saiatu gara finkatzen non dauden lerro horiek baina badira politika batzuk jarraipena dutenak

zuk zeuk aipatzen zenuen gainera atzo bertan europar batasunak larrialdi klimatikoa aldarrikatu duela

zer esaten duen eta presidentea berak komisio berriaren presidenteak

lo más rápidamente posible luego larrialdi klimatikoa eta garraio

agindua nahiko argi daude eta erabat datoz guk aipatzen dugunarekin beraz nik uste dut hor ez dagoela inongo arazorik justu kontrakoa eta europar batasunak esaten duena eta gure aurrekontutan eta gure politikan dagoena
bat datozela esan beharra dago eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo
elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina plentziako portuaren eta itsasadarraren berrantolaketa polemikari buruz becerra jauna zurea da hitza

kendu hori mesedez mesedez publikoan dagoena eskerrik asko presidente andrea

nik nire iritzia emango dizut eta gero zurea noski ezagutu nahi dut zuek portua eta itsasadarra antolatzeko egitasmoa aurkeztu duzue

inolako partaidetzarik gabe bi plentziako itsasadarraren ezaugarri bereziak aintzat hartu gabe aurkeztu duzue hertzeak gune publikoak direla errespetatu gabe aurkeztu duzue egitasmoa eragin kaltegarriak neurtu gabe

bai ingurumenarena eta bai kulturala eta hau bai garrantzitsua

erabiltzaile guztiontzat tokia badagoela ziurtatu gabe bost akats larri eta beraz ez da arraro ez da harritzekoa adostasuna lortu duzuela baina adostasuna zure kontra zure kontra agertu dira talde politiko ia guztiak sozialistak ere bai gero atzera pauso bat eman dute baina

zure aurka agertu dira plentziako biztanleen gehienak eta batez ere eta hau garrantzitsuena

arrantzaleak klubak ia ia guztiak orduan nire galdera eta interpelazio honen helburua izango da

isiltasuna mesedez tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea bueno señor becerra

baita ere aipatu beharra dago nolabait ez dela portu obra berri bat baizik eta pantalana jartzea eta pixka bat ura antolatzea eta zentzu horretan

ezta ere bere sakoneran eta fondoan beraz alde horretatik aztertuta dago baina baita ere aipatu dituzu hainbat gauza

proiektu honetan zer nolako txostenak eta zer nolako azterketak egin dira noski ingurumenaren inpaktuaren zentzuan ze aztertu dira baita ere ea pantalanak jarri edo gazteleraz esaten dena

de muertos al mar ikusi da zein den eragin gutxiena duena eta hura aztertu da baina baita ere paisaiaren ikuspegitik aztertu da zer nolako eragina izango duen

irisgarritasunaren ikuspegitik ze gai izango diren aztertu beharrekoak eta kontrolatu beharrekoak segurtasunaren ikuspegitik eta baita ere nolabait

okupatzen dugun beraz guzti horiek kontutan izan dira zer gehiago aipatu beharra dago atzo bertan nolabait gertatu zirenak eta nik uste garrantzitsuak direnak hemen baita ere aipatzea atzo proa erabiltzaileen taldeak bozkatu zuen

laurogeita hamazazpi boto alde izan ziren hogeita zazpi kontra lau abstentzio eta boto zuri bat beraz nik uste dut hor badagoela abal bat baina

nik uste dut hemen dagoela gako nagusia edo guretzako garrantzitsua dena eta da

eta irakurriko dut dagoen bezala ze ez dut gauzak

baina alkateak beste zerbait gehiago aipatzen zuen eta nik uste dut hemen dagoela gako nagusia

beraz proiektua badago hobekuntzak baldin badaude biztanleen aldetik gainera udalaren eskutik eta alkateak berak esanda jasoko ditugu eta saiatuko gara inkorporatzen gauzak ahalik eta

plentziak behar duela gauzak antolatuagoak eta askoz ere arautuagoak eramatea zentzu horretan hori da gure helburua eta bai

udalarekin prest lan egiteko eta lankidetza horretatik proiektu hau hobetzeko baina proiektua beharrezkoa da eta izan ditu kontutan aipatu ditudan gauza guztiak
eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea becerra jauna zurea da hitza

behar direla eta ados gaude gure taldean ados gaude ideia horrekin

eta zuek aurkeztu duzuen proiektuarekin ez gaude ados ez gaude ados ezetz horrela egiteari

eskerrik asko presidente andrea bueno becerra jauna ez dut uste

azpimarratu lehen aipatu ditudanak eta zuk berriro komentatu dituzunak

esanez aipatu dudanean portuen legea portuen legean argi geratzen zen

baina nolabait hori portua dela eta ez dela herria eta horrelako herri batean ondoan bizi garenok badakigu zein zaila izaten den askotan herria eta portua nolabait elkarrekin bizi ahal izatea

herritarrei eman behar zaie aukera eta hori nik uste dut justu saiatzen garela egiten ez egiten dugula beti era horretan beste alde batetik aipatzen nuenean zeinek egin behar duen eta nola

egiten ari gara momentu honetan eta da behar diren dekretuak lege hori

bihurtu ente público de derecho privado eta horretan ari gara publikoa aipatzen zenuenean publikoa eta pribatua nik eskerrak eman behar dizkiet amarrista horiei ze benetan

elkarte bezala izugarrizko lan bat egin dutelako denboran zehar

ze askotan ez dakite zenbat diren eta nor diren eta egin genuenean zenbat itsasontzi zeuden eta nolakoak ziren

eta gaur egun nik uste dut baita ere esan beharra dagoela plentziako herritarrei eta

eta bi aipatuko dizkizut bata baita ere izan zelako konplikatua elkartearekin bertan zegoen elkartearekin eta herriarekin

bermeoko berrantolaketa egin zenean plentziakoaren zerbait antzekoa gertatu zen ze han baita ere hobetu egin behar zen berrantolatu egin behar zen eta zerbait pribatuak egin zutena ekpren esku utzi

erakutsi dio herriari ekp egoteak han gauzak hobetu egin dituela

errazago egiten direlako eta baita ere eskatuko nuke ikustea hango adibidea

aurkeztu genuen gure proposamena duela bi urte baino gehiago udalarekin eskuz esku ari gara gauzak afinatzen eta esaten hemen bai hemen ez arazo bat daukat hemen izaten da jai bat

mantendu behar duena eta uztartu behar duena portuko aktibitatearekin eta beti portuetako zuzendaritzatik eta sailetik

izan dugu eta izango dugu beraz ez da gaurko berria baizik eta zerbait egunero egiten dena eta

hain zuzen hori guztia kontutan izanik eta proiektuak kontutan izan ditu aipatu ditudan gauza guztiak

eta gerta daitezkeen hemendik eta une honetan atzo bertan alkateak esan zuen bezala bera prest dago nolabait jasotzeko ekarpen guztiak eta gu prest gaude beti bezala udalarekin eskutik lantzeko hobekuntzak eta kasu honetan esango nuke berriro

bezala baina nik uste dut bi adibide horiek gertukoak dira eta oso adibide onak dira batean

eta bestean nola lantzen ari garen ikusi ahal izateko eta kasu honetan nik uste dut hain zuzen berriro diot publikoen esku uzteak onura batzuk ekarriko dituela eta antolaketaren aldetik eta segurtasunaren aldetik baita ere herriarentzako onurak izango dituela eta inoiz ez dugu nahi pribatizatu

honetan zerbait publikoa dena publikoa mantendu eta zerbitzu publikoa emanez eta badirudi

eta portu zuzendaritza publikoa da eta kudeaketa hori jarraituko du

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina

kohesioan ematen ari den atzerakadari buruz kortajarena andrea zurea da

bai legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok artolazabal sailburua egun on dakizun bezala caritasek

esango nuke arretaz eta atentzio handiz irakurri beharreko txostena dela batez ere

guretzat egina delako erabaki politikoak hartu behar ditugunontzat egina dagoelako

jasotakoaren bide berdinetik txosten honetan jasotako datuek gurean gizarte bazterketa iraunkorra den errealitate bat dela erakusten dute

txostenak jasotzen duenaren arabera euskadiko pertsonen ehuneko

aukeraren gizartea deitzen dio honi caritasek eta nik uste dut oso balioan jartzeko datu bat badela baina

irabazten goazen momentu berdinean galtzen ere ari garela izan ere hirurehun eta hogeita hamalau mila pertsona daude gizarte bazterkeria egoeran araba bizkaia eta gipuzkoan

gizarte geldia estankatutako gizartea deitzen dio honi caritasek

estatu osoko zifra baxuenetakoa da gurea baina ez baxuena laugarrenak gara momentu honetan

bazterketa egoera gogorrenean erkidego honetan egoera honetan dauden pertsonen kopuruak ehuneko hirurogeita zortzi egin du gora gizartearen

prekarietatearen eraginik latzenak jasaten dituzten pertsonak eta familiak dira hauek

laurogeita hamar mila muturreko bazterketa pairatzen dutenak

baztertutako gizartea osatzen dute eta egunez egun bizirauteko helburua baino ez duten pertsonak dira bizi ala iraun artolazabal sailburua laurogeita hamar mila gizon eta emakume bizi ala iraun la sociedad

etorkizunera begira oso kezkagarria den elementu bat arriskua eta ziurgabetasunarena integrazio eremuan egonda hirurehun eta hirurogei mila pertsona inguru dira ziurgabetasun egoeran daudenak

vasca txosten honetan jasotakoaren arabera integrazio mailak gora egiten du eaen

eta eae da estatu mailan desberdintasun sozial handienak dituen autonomia erkidegoetako bat bazterketan dauden herritarrak gero eta urrunago daude erkidegoko gainontzeko biztanleetatik

bestetik etxebizitza osasuna eta mendekotasun egoerak eta enpleguaren bueltan kokatzen dira pobrezia eta bazterketa arrisku faktoreak

epdsak ere agertzen zuen argi eta garbi mendekotasunak desberdintasun sozial iturri inportante bat direla baina nik hemen gaur pixka bat enpleguaren inguruan ere gelditu nahiko nuke ez eta enpleguaren inguruan eaeko enpleguaren integrazio galeraren inguruko adierazleak oso argiak dira

ehun mila lanean dauden pertsonen ehuneko hamaika koma laua bazterketa egoeran dago

eta gizarte bazterkeriaren eremuan dauden familien sostengatzaile nagusien ehuneko berrogeita zortzia lanean dago bazterketa soziala eta enplegua gero eta bateragarriagoak dira soldata baxuak aukerakoa ez den partzialitatea

eta jarri genezake adibidez profilez hitz egiten bazterketa egoeran egoteko arrisku gehien duten horietaz

uste dut dena esanda dagoela eta errealitatea hau gurea ukaezina dela dagoeneko esan bezala nik

nola erreakzionatzen dugun irteera nola enfokatzen dugun eztabaidatu nahiko nuke gaur eta hori da nire asmoa ez

datu hauen inguruan irakurketa hauen inguruan ezer gutxi eta epdsaren datuak atera zirenean laura gómez lagunak artikulu bat idatzi zuen

saiakera horretan aritu zarela azken denbora honetan ez agian horregatik bi hilabete luze tardatu zenuten negazionismotik eraikitako prentsa hor bat ateratzen epdsaren datuak

eta azken urteetako pobrezia eta pobrezia arriskua tasa handienak neurtu zituen inkesta baten aurrean bageunden ere ba jaurlaritzak bakarrik nabarmendu zuen pobreziaren inguruko pertzepzioa hobetu

ikusi genituen ba konparaketak europa mailakoak eta abar estatuari begira jarri ginen

agian daturen bat txarra dela baina kontua da kontua da atzean ari garela geratzen kontua da denbora guzti honetan ez dugula ikusten bestelako hausnarketa sakonik eta inertziak

datozela eta inertziak dagoeneko uste dut

lortutako datuak eta zure politikak eta zuzentzeko eta planifikatzeko erabiltzen zenituela baina guk ez dugu horrelakorik ikusi zure azken hilabeteko

baina kontua da ba batgarren más bostehun más i a eta gizarte kohesioa direla urkullu gobernuaren

hitz egin dugu asko zein den egoera ere hitz egin dugu baina

zalantzan jartzen dituztela zuzen zuzenean jaurlaritza honen gizarte kohesiorako eta aberastasunaren banaketarako politikak porrot baten adierazle dira eta horregatik nik gaur galdetu nahi nizun sailburu andrea berri berriak aurreikusten dituen jaurlaritzak eaeko gizarte kohesioan ematen ari den

eskerrik asko kortajarena andrea artolazabal andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok señora kortajarena sailburuak ere bai

dauden biztanleen ehuneko laurogeita bost da inklusioa nabarmen hobetu da

bi mila hemezortzi urteen artean integrazio ehunekoak ia hogei puntu hazi dira azken urte hauetan ez nago gustura baina errealitatea da gure desberdintasun tasak txikiak direla eta bi mila hamairutik bi mila hemezortzira bitartean murriztu egin direla hala gizarteratze tasa prekarioa ehuneko berrogeita lautik ehuneko

jaitsi da bazterketa mailak

oso ondo gogoratzen dut ze oso urduri nengoen atril honetan jartzen naizena baina urduriago nengoen momentu horretan urkulluk holako

guk hitz egiten genion de la cara b de euskadi atzean geratzen ari zen gizarte horretaz hitz egiten genion urkullu lehendakariari orain bi urte orain bi urte

komentatzen genion gu ez garela pobrezia kudeatzearekin konformatzen ez gara konformatzen eta ez dugu fokua bakarrik jartzen integratua dauden pertsona horietan guk helburu dugun proiektu politiko horretan oparotasuna banatzea dugu helburu oparotasuna denontzat banatzea dugu helburu eta ez pobrezia egoera kudeatzea eta horretan konparatibak egitea oso interesantea da baina datuen analisia oso inportantea aurrera begira egin behar diren aurrerapausoak emateko eta honek zerbait behar baldin badu artolazabal sailburua da

eta bultzada berriak eta jauziak herri honek behar du lidergo argi bat lidergo argi bat eta estrategia berri bat parez pare duen errealitate berri honi

herritarrei aukerak eskaintzeko eta bermeak eskaintzeko eta gainera esango nuke bi ardatz izan behar dituela estrategia herri honek behar dituen estrategia honek

etorriko zaiona baita etxebizitzaren arloan hartu behar diren erabakien inguruan

aste honetan aurkeztu dugun legea baita gizarte zerbitzuen garapenari dagokionean hartu behar diren erabakiak eta diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko zure asmoak

ze desproposito hutsa gertatzen ari da prozesu guztia eta babesa eskaintzeaz gain aukerak ere eskaini behar dira politika publikoetatik

eta hor kalitatezko enpleguan aurrerapausoak ematea funtsezkoa da eta horretan

europatik etorritako hizlariak eta horiek gutxieneko soldata minimoen politiketaz hitz egiten zuten herri honek mila berrehuneko gutxieneko soldata behar du bai ala bai eta

dituzue karta soziala europako karta sozialaren inguruan espero dut horiek ere izatea inspiratzaile

horiek guztiak behar ditu herri honek eta era berean behar ditu eskumen propioak lan harremanetarako euskal esparru propioa ere behar du herri honek guk oso argi dugu herri hau urrutira eramateko eta

baina berriz ere galdetuko dizut artolazabal sailburua hasieran egin dizudan galdera ze plan berri
ze plan berri eskerrik asko kortajarena andrea artolazabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

arautzen dituen dekretuari buruz ruiz jauna zurea da hitza

egun on guztioi señora presidenta

hogei segundo artolazabal andrea ez du hitzik behar denbora daukazu nahi baduzu

hamargarren puntua galdera josu estarrona elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako

aurre egiteko neurri berrien inguruan estarrona jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi
gaurkoan artolazabal andrea gazteriak pairatzen duen prekarizazio kronikoarekin amaitzeko gobernuak neurri berririk hartzea aurreikusten duen galdetzera etorri gara

espezifikoan jasota dago aztertu ditugu aurtengo iazko eta aurreko urteetako aurrekontuak bai zenbakiak bai memoriak bai azalpenak eta guk behintzat

ezer berririk aurkitu gazteria zuzentarau bezala jasoa izateko justifikatzen duen neurririk bi mila hogeiko aurrekontu proiektuan beraz gaur jolas bat planteatzeko asmoekin etorri naiz

gaur ezagutzen guztiok ezagutzen eta noizbait jolastu garen jolasa diferentziena

batzuetan zazpi diferentziak bilatu behar ditugu

nik gaur errazago jarriko dizut nik gaur bat diferentzia bat

iazko aurrekontuak aurtengo aurrekontuekin alderatuta gazteriari dagokionez diferentzia
neurri ezberdin bat neurri berriren bat esatea eskatzen dizut eskerrik asko estarrona jauna erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

hace diez años mila esker eskerrik asko artolazabal andrea

gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa mari carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak

arautzeari dagokionean aldatzeari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

lópez de ocariz andrea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

txingudiko zerbitzuak y bilbao bizkaia ur partzuergoa

esos cambios muchas gracias eskerrik asko arriola jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea eskerrik asko arriola jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina madrilgo gobernuak establezimendu komertzial handien lurralde antolamenduari buruzko legea auzitegi konstituzionalera eramateko abiatu duen ekimenaren aurrean jaurlaritzak izango duen jarreraren

gogoratuko duzue zientzia fikziozko edo beldurrezko filme askotan badagoela egoera bat askotan errepikatzen dela eta da gaiztoak pasatzen dute filme osoa o sea zintzoek saiatzen

robot hiltzaile bat eta filmean zehar askotan ematen du jada etsaia hilda dagoela ez

berpizten dela begi bat irekitzen duela godzilla jada hilda zegoela ematen zuenean eta askotan askotan

letrak agertzen direnean ikusten da arrautz bat jarri duela eta godzillaren arrautza ikusten da

antzeko zerbait gertatu zaigu guri merkatalgune handien legearekin hainbeste buelta hainbeste ahalegin hainbeste elkarrizketa

gaia behin betiko konponduta geneukala ematen zuenean badirudi

jarri duela hondarribiko alkateak arrautza bat jarri zuen zaldunbordan baina nork

helegitea aurkeztearekin mehatxatu duenean aldebiko batzordean

eta hori oso bide arriskutsuaren abiapuntua da gero hitz egingo dugu horretaz baina jakinda onartutako eta psoeren departamentuaren partetik eraikitako lege baten aurrean

helegite bat aurkezteko mehatxua mahai gainean jarri duela

zerbait esan beharko duela hasi naiz beldurrezko eta zientzia fikziozko filmekin eta amaituko dut lehenengo interbentzio hau ba negar egiteko film batekin kramer contra kramer

zer egingo duzue eskerrik asko casanova jauna arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna zurea da hitza

así será eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

osasun etxean arreta antolatzeko programatu

eskerrik asko martínez zatón erantzuteko murga andrea zurea da hitza

san frantziskok inbertsio sozial eta publiko handiagoa pertsona guztien aukera berdintasunean sinesten duten erakundeena nondik datozen non bizi diren inporta gabe eta horregatik behar duen azken gauza bere osasun

de euskadi auzolana hori da guztion zerbitzuak hobetzea baina guztion parte hartzearekin eskerrik asko
eskerrik asko martínez zatón jauna murga andrea zurea da hitza

la atención maternoinfantil en un área aldiz aldaketa hauekin osakidetzak nahi duena bere zerbitzua hobetzea da

neurokirurgiako lan eskaintza publikoaren ikerketa zabaltzeari buruz macazaga andrea zurea da hitza bai mila esker presidente andrea egun on guztioi

macazaga andrea murga andrea zurea da hitza

jarraituko dugu epaitegiaren eskakizunei erantzunez eta baita ere opositoreen eskubideen alde eskerrik asko

presidente andrea legebiltzarkideok garrido andrea

o no señora consejera eskerrik asko garrido andrea murga andrea zurea da hitza

beraz garrido andrea argi dago zein den egunero gure helburua eta gure lana zanbranan eta euskadiko herri guztietan ere osakidetzak

guztiontzat kalitatezko zerbitzua ematen jarraitzen eta jarraituko du eskerrik asko
eskerrik asko murga andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain

turismoak araban izandako datu negatiboei buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea pérez andrea zurea da hitza

eskerrik asko pérez andrea lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina euskararen erabilerari buruzko dekretuaren kontrako mehatxuei buruz

politikan denak ez du balio euskaldunen eskubideekin ezin da jolastu hezkuntza eskubideak ezin dira erabili herritarren zapalkuntzarako ez gureak eta ez inorenak herritarrak mailakatu diskriminatu zapaldu ezin diren bezala bada bere jatorriagatik generoagatik

ezin dira zapalduak izan ppri euskarari buruzko ekimen bat

areagotzen zaio bere izaera gaztelau inperiala

zaio eta nahiz eta esaten duen euskara altxor bat dela erasora hasten da inolako fundamentu juridikorik gabe burua galduta bururik baldin badute badirudi ppren eta voxen artean lehia irekia dagoela nor izan frankistena ultrena eta bada faxistena ez baina ez bakarrik voxekin

euskaldunon kontura madrilen puntu batzuk irabazteko badirudi gure herria gure hizkuntza

a ver mesedez ubera andrea da ez ez

galdera bat ez barkatu galdera bat da sailburuari ezin duzu besteekin sartu badakizue gauza bat da erreferentzia egitea

soberan daude soberan daude eta badakizu

hori legez besteko proposamen batean nahi dena esan daiteke baina badakigu kontrol pleno batean gaudela beraz galdera egin behar dena sailburuei eta beste erreferentziak zuri iruditzen zaizkizunak burua galdu dutela faxistak horiek kanpo gelditu behar dute

gure hizkuntza madrilen trukaketarako kromo bat bilakatu dela edota inolako aniztasunik kulturarik hizkuntzarik onartu ezin duten

ridikulua egiteraino ikusi besterik ppren koalizio kideak nafarroan zer nolako ridikulua egiten ari den pailazo batzuk

zentzuratzeagatik ez ez ez entzun ondo

a ver gauza bat da bere balorazio bat egitea eta beste hau da errealitatea esatea hori ere ez e neurtu jakin behar dugu ez

ez dira konturatzen galtzailearen patua dela

udalen euskarazko aktekin azkenean epaitegietara eraman zuten eta galdu egin zuten zupiria jauna badakit dinamika hauekin

bukatu baina askotan jaurlaritzak gehiegi begiratu izan die madrilen zerbitzura ari diren soldaduei eta herritarren hezkuntza eskubideak bermatzerakoan ez du

lukeen tinkotasunik izan zupiria jauna badakizu toki erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera normalizatzeari buruzko dekretua aurreko legegintzaldian udal legean lortutako adostasunaren ondorioa dela eh bildu oso harro

bideaz oso harro dago lortutako adostasunaz

mantenduko duen eta ez duen atzera egingo
eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea zupiria jauna zurea da hitza

lehenengo eta behin eskerrik asko ubera andrea zenbait egunez zeresana eman duen

legebiltzarrean azalpenak emateko aukera eskaini didazulako dekretua joan den ostiralean argitaratu zen euskal herriko egunkari ofizialean eta susmoa daukat ez dugula denak irakurri dekretuak dioena beraz horregatik eskertzen dut

alegia gure bi hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzea du helburu testuan jorratzen diren kontuak ez dira berriak bi mila hamaseian zuk esan duzun bezala eusko legebiltzarrak onartu zuen euskadiko toki erakundeen legeak

erabileraz dioena garatzea du helburu euskal gizarteak aurrerapauso nabarmenak eman ditu azken hamarkadetan euskararen ezagutzaren arloan

jarraituko dugu gainera ekimen indartsuak sustatu beharko ditugu euskararen gizarte erabilera bultzatzeko eragingarriak izateko erabileraren aldeko ekimen horiek gure bizitzaren alor guztietan izan beharko dute eragina plangintza eta jarduera ezberdinen bitartez eta hor toki jakin bat dute toki erakundeek batetik

herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak eta bestetik udal jarduerek eta udal zerbitzuek eragin nabarmena dutelako herritarren eguneroko bizitzan baita euskararen normalizazioari lotutako kontuetan ere toki erakundeen legeak eta joan den astean onartutako dekretuak hizkuntza kontuetan udalek dituzten eskumenak finkatzen dituzte

dagokionez udalei ahalmena eskuduntza eta gaitasuna onartzen die euskararen ezagutza sustatzeko eta erabilera zabaltzeko

eman dira baina euskarak lan hizkuntza bezala behar duen garapena eta normalizazioa lortzeko asko falta da oraindik beraz ezagutzatik erabilerara udal barruan eta herritarrekiko harremanean baina udaletan ere herritarrek izango dute lehen eta azken hitza herritarrena da udalarekiko harremanean ze hizkuntza erabiliko duen aukeratzeko eskubidea

laurogeita biko euskararen legea indarrean jarri zenetik nahiz eta herri aginteek ez duten oraindik guztiz bermatu kasu guztietan eskubide hori

hitz egitera dokumentazioa jasotzera edo harreman instituzionalak edukitzera beraz beste ezeren gainetik herritarron eskubidea da dekretu honek bermatzen duena
udal mailako harremanetan eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

zupiria jauna dekretu hau izan dadila mugarri sendo bat dekretu honek euskaraz komunikatu nahi dugunon gazteleraz komunikatu nahi dugunon eskubideak bermatzen ditu guztionak uzten du ez dago inposiziorik ez dago diskriminaziorik ez dago zapalkuntzarik nahiz eta badirudi batzuk horrela nahiko luketela baina gu ez gara haiek bezalakoak honek momentu honetan erakundeetan egiten denari babes juridikoa ematen dio ez da inolako inposiziorik gabe eta soil soil soilik herritarren eskubideak bermatzen ditu eta hori da administraziotik bermatu behar dena herritarron hizkuntza eskubideak bermatzea

eusko jaurlaritzak konbibentziaren arloan kokatzen du hizkuntzen kontua hizkuntza komunikatzeko tresna da elkarrekin harremanak mantendu eta elkarrekin bizitzeko bitartekoa gure behar izan

gurari eta sentimenduak besteei adierazteko erreminta ahal balitz ez genuke hizkuntzen erabilerari lotutako liskar gehiago piztu beharko

erabiltzeko eskubidea daukagu eta herri aginteei dagokie agintean dagoena dagoela eskubide hori bermatzea eskerrik asko

eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hemezortzigarren puntua interpelazioa ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

eraginkortasuna hobetzeko politikei buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahai buru andrea legebiltzarkideok egun on denoi señor arbulo mire la investigación

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak

gizarte ekonomiaren plan estrategikoa egiteari buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias presidenta señora consejera

eskerrik asko barrio jauna san josé andrea zurea da hitza

zurea da hitza sí